bigarren puntua eh bildu eta euskal talde popular ciudadanos legebiltzar taldeen eskaerak ikusita gai zerrendako bigarren eta seigarren puntuak elkarrekin eztabaidatuko dira

izapideak honela egingo dira gai zerrendako bigarrena eta seigarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea mozioa

laguntzen dekretu berriaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena

eskerrik asko guztioi eta egun on euskal herria

aspaldian behin eta berriro legebiltzar honetara ekarri dugun eztabaida bati beste behin ere ekiteko proposamena ekarri genuen mozio honekin

eta biok honen inguruan egin nion interpelazio baten inguruan kezka agertzen genion eta kezka izaten jarraitzen dugu orain arte eman diren landu diren laguntza ezberdinetan kriterioetan moldaketarik ez egonarekin eta moldaketa hauek ez egon izana guretzako larria zen hainbat ikuspegitik eta interpelazioan bertan esan nuen genero ikuspuntua

klase ikuspuntua txertatzea ezinbestekoa ikusten genuela nola oraindik ere prestazio hauetara heltzeko baliabideak errazten ez baldin baziren zaila izango zela klase ertain apaletako pertsonek aldez aurretik

diru desembolso hori egiteko eta beraz

hiru eta hamalau urte bitarteko haurren zaintzarako langileen kontratazioa lagunduko lukeen laguntza zorro horren inguruan edo

eta egia da behin laguntza hori gehiago aztertuta gainera zalantza handiak sortu zitzaizkigula gizarte segurantza

ikusten genuenean badakigu ez dela hutsaren hurrengoa badakigu etxeko langile baten kontratazioak suposatzen duena eta gainera ongi

ongi egin behar baldin bada zailtasunak ere egon daitezkeela pertsona batzuen oinarri ekonomikoa dela eta

ehuneko gutxi bat ordainduko bazen gizarte segurantzaren kotizazioari dagokionean beste guztia ezinezkoa izango zela bere gain hartzea diru gutxien daukaten pertsona horientzako horregatik gure proposamena zabaldu genuen ez genuen soilik aldez aurretiko ordainketa eskatzen

gizarte segurantzaz gain kontratazio batek suposatzen duen diru kopuru horretara eta gainera

proposamenak gure eginda ikusi ditugu ere bazeudela

diru zorro honen luzapena ematea edo

udako koloniak edo egongo ez balira horrelako laguntzen beharra duten pertsonentzako ere zabaldu zedila

eta badakizue nola ibili garen azken momentura arte hausnarketa garrantzitsu bati ekin diogulako eta uste dut gainera

baina merezi zuela gelditzeak eta honen inguruan hitz egiteak

lankidearekin batera komentatzen genuen diru partida konkretu baten inguruan hitz egiteak asko murrizten zuela ikuspuntua eta hau arazo zabalago bat dela kontziliazioari aurre egiteko mekanismo ezberdin horietan badago akats bat eta hauei aurre egin behar zaie eta zentzu horretan hitz egiten egon gara

momentura arte egon behar izaten dugula tentsio puntu horrekin baina konpartitzen dut eta pentsatzen dut urrutia jaunak ere

baina horretaz ari garela laguntzak zabaltzeaz ari gara laguntzak ari gara eta zabalpen horretan daudenak eta egongo direnak diruz ordaintzeko garaian beste modu batean egon dadila eskatzen dugu eta

elkarrekin podemosekin batera eta bide batez eskerrak eman nahi dizkiot isabel gonzálezi ba izandako eskuzabaltasunagatik

nagusi barne bildu ditugu bata laguntza konkretu hauei dagokiona eta beste bat laguntza partida guztiei eragingo liekeen hausnarketa eskaera bat egin daitekeelako

egin daiteke badaude beste sail batzuk honen inguruan lanean ari direnak eta perspektiba honekin lanean ari direnak aldez aurretiko ordainketarekin

bizitza eta lana bateragarri egiteaz ari baldin bagara

eskuartean ditugun tresnak hartu baina horretaz gain berri batzuk imajinatzeko zeren egoera oso larria da soldata arrakalaren egoera egunetik egunera nabarmen geratzen ari da ari den eta gelditzera etorri den krisi edo arazo bat badela emakumeok oraindik ere zama handiena eramatearen ardura lan zama edo zaintzen zama handia eramatearen ardura gure gain erortzen jarraitzen duela eta abar eta abar eta horren aurrean

baina ditugun mugak ere apurtu bestelako bide batzuk zabaltzeko eta horregatik aldez aurretik esan nahi dizuet sinatu dugula eta sartu dugula puntu hori eta gainean egongo garela hau horrela egiten ari dela aztertzeko baina bueno mesfidantza ere bai badaukagula zeren ez da lehenengo aldia horrelako

familia politiken inguruan egin zen pleno monografikoan ere biltzen zen puntu bat hain zuzen familia politiken eta familia planaren barnean barne biltzen ziren laguntza eta dekretu horien gainean hausnarketa bat egiteko eta lau urte pasatu dira eta

eskua luzatzen dugu eskua luzatu nahi dugulako benetan uste dugulako ezinbestekoa dela hau behingoz eskuartean hartzea baina zentzu berean ere oso adi egongo gara hau bete dadila behar beharrezkoa delako eta

beharrezkoa delako orduan esandakoa mesfidantzarekin baina eskua luzatzeko prestutasun osoarekin erakutsi dugun bezala oposizioko talde bezala dagokigun jarraipen lan hori egiten jarraituko dugu baina amaitu nahiko nuke guzti guztiei ba gonzález garrido juez andrei urrutia jaunari sánchez andreari ere bueno ba izan dugu tartea saiatu gara eta uste dut espero dut behintzat

kontziliaziorako eta familia politiken plangintza horren barruan gehien behar duten familiek bide bat topatu dezaten
beste ezer ez eta mila esker guzioi eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal talde popular
ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena adingabeen zaintzaileak kontratatzeko laguntzei buruz eztabaida eta behin betiko

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi sailburua artolazabal andrea nik eskerrak eman nahi diot bereziki urrutia jaunari andreari eta sánchez andreari eduki duten malgutasunagatik uste dut garrantzitsua izan dela eta gaur

eman dugula legebiltzar honetan gai honen inguruan hainbat alditan eztabaidatu dugu eta uste dugu gaur behintzat lortu dugun

etorkizunerako aldi berean ere etxebarrieta

podemosen bozeramaileari eskerrak eman nahi diet bioei ere egin dugun ahaleginagatik

vigente uste dut hemen sentsibilitate bat nabaritu dela alderdi guztion artean eta posible izan dela puntu hori

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen

eskerrik asko egun on guztioi eta barkatu ez dakit barkamena eskatzen den

eskerrik asko gonzález andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak

legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi nik ere hasi nahi dut barkamena eskatzen etenaldia egin behar izan dugulako baina uste dut

merezi duela eta nahiz eta maximoetan hasi garen

bai helburuekin hori partekatzen dugu eta argi uztea nahi dut batzuetan eskatzen dena eta errealitatea eta horretara heltzeko bidea ez datoz bat eta gobernuak hori badaki eta horregatik

adostasun bat lortu dugu eta nik ez ditut izenak errepikatuko baina

legebiltzarkideei ere gaurkoan esfortzua egiteagatik eta

lortu dugulako aipatu da partxez aipatu da mesfidantza

ez dela errealitateari egokitzen ze gobernuaren lana etengabea da eta

egiten dira premien arabera eta hori horrela da beste gauza bat da

modu batzuetara ikustea eta saiatuko naiz nahiz eta neurri konkretu

hitz egin den saiatuko naiz orokortasun bat egiten ze uste dut

ez errepikatzen uste dut maiztasun gehiegirekin

familia eta lana bateragarriak egiteko dauden arazoak eta zailtasun eta oztopo horiek gainera haurrak txikiak direnean larriagoak dira eta pisua gehienetan emakumeengan oraindik alde batetik haur gutxi jaiotzen dira gure erkidegoan eta arrazoiak anitzak izan daitezke adina ekonomia lehentasuna ez izatea bizi modua baina lana eta garapen profesionala eta

zailtasunek ere zerikusi handia dute ikasketak luzatu egiten dira lan munduan merituak egin behar dituzu ibilbide bat egin behar duzu eta horrek guztiak

adina atzeratzen du ugalkortasun arazoak ekartzen ditu estresa kontziliazio zailtasunak eta hori dena ezagutzen dugu eta gobernuak baita ere eta neurriak hartzen dira hau ez da arazo pertsonal bat izan beharko edo ez

emakumeen arazo bat eta horregatik neurriak hartzen dira konponbideak hartzen dira eta laguntzen dekretu berria horren beste adibide bat da

lanean arazoak izatea edo haurra eduki eta gero lanera itzultzean arazoak izatea nik hori ondo ezagutzen dut horregatik esaten dut bai gu eta bai gobernua errealitatean bizi garela eta

hartzen diren neurriak saiatzen dira behintzat guzti hau errazten eta

arlo publikoan neurriak hartzen dira erabakiorrak eta gainera aurrerakoiak eta esango didazue hitzetatik ekintzetara pasatu behar garela eta bai horrekin ados nago eta ados gaude el nuevo decreto

azterketa eta hausnarketa gaur aipatu ditugunak da bidea hauekin aurrekontuarekin hirurogeita hamar milioi euro baino gehiago uste dut gobernuak familiak laguntzen dituela lagundu dituela eta lagunduko dituela familiek dituzten bateragarritasun arazoei familia ugaria guraso bakarreko familiak mendekotasuna duen sendi bat edo

eta gobernu honek lagundu egiten ditu laguntzak handitzen dira epeak murrizten saiatzen da

ez da nahikoa eta adibidez eh bilduk ez zuen bateragarriak egiteko familia eta lana bateragarriak egiteko

gauzak pixka bat koherentzia edo jarraipen batekin

gai garrantzitsua hau ere bai gizonak dira oraindik laguntzen kopuru oso txikia eskatzen

jornada murrizketak eta abar hala ere ulertzen dugu lana eta familia bateragarriak egitea zaila dela egoera normal batean eta tamalez bizi dugun

osasun krisi honetan osasun krisi luze eta zail honetan

eta gainera lanean dago neurriak hartzeko neurriak balio dutenak eta emaitza onak ematen dituztenak horiekin jarraitu egiten da hausnarketaren bitartez emaitzik

berriak topatzen dira horregatik berriro esaten dut pertsonak eta familian gure politiken ardatzean daude gobernuaren eta sailburuaren eta sail osoaren ardatzean daude

familia eta lana bateragarriak egiteko zailtasunak daudela onartzen dugu gehiago egin behar dela baina hala ere laguntzak dekretuak eta hainbat neurri eta erabaki hartzen dira sánchez andreak azaldu ditu batzuk nik beste batzuk gehiago daude eta

gehiago egongo dira eta gaurkoan akordio apal hau lortu dugu eta eskerrak berriro eman gainontzeko taldeei eta esan bueno guk bozkaketa puntuka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

erantzunen txandara pasatuz etxebarrieta andrea zurea da hitza bertatik bai zure
baimenarekin bertatik bueno soilik eskerrak emateko

gauza dezente utzi behar izan dituela atzean eta

planteatzen dituzun hainbat hausnarketei ere bidea zabaldu behar diogula hemen beraz

bestalde noski ere garrido sánchez juez andreei eta urrutia jaunari egindako esfortzuagatik gaur esan nahiko nuke ere bai itzulpen zerbitzuari

puntua amaitu baino lehen dagoeneko euskaraz badaukagulako lortutako erdibidekoa horrelakoak ere aitortu behar dira eta

interpreteei ere bai bazen garaia hemen gurekin zerbitzu hori edukitzea eta poztekoa da

hor ikustea gure mezua ahal bezain beste zabaltzeko aukera ematen diguzuela eta

oso garrantzitsua dela ez ikuspuntua galtzea eta eztabaida handi batek eta ikuspuntu

daukagun egoerari bi greba feminista egin dira

orain ere gaur esan duzun bezala martxoaren lauan zaintzen inguruan lanean ari diren pertsonak greba egiten ari dira ezinbestekoak diren langileak

hain argi geratu zaigu nortzuk egon diren hor lehen lerroan ezinbesteko hauengatik ezinbestekoak diren lan

ezinbestekoa da eta funtzionatzen ez duenaren gainean ere globaltasunez begiratzea zeintzuk diren funtzionatzen ez duten baldintzak eta esan dudan bezala ikuspuntu feministarekin egitea beti galdera nork zaintzen du baino

zer egiteko prest zaudeten gobernutik egoera honi buelta emateko zaintzak

ere ardura dugulako gaurkoan bai akordioa eta desakordioa ere bai bozkatuko dugu eta jarraituko dugu ezinbestekoa den eta berdintasunaren parekidetasunaren eta azken finean pertsona guztion

bizitza horiek bizigarriak egiteko ezinbestekoak diren zaintzen inguruan behar den guztietan eztabaidatzen jarraituko dugu mila esker guztiei eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza bertatik sí gracias señora presidenta

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar

a votarla a favor nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak juez andrea zurea da hitza bertatik
bai labur bertatik berriro eskerrak emateko eta esateko

familia eta pertsonak defendatzeko eta hauek laguntzeko egia da sánchez andreak esan du berriro gauza asko

esango dut berriro kopuruak handitu egin dira baina esan beharra dago baita ere batzuetan erabakiak

ere mugatu egiten direla eta kasu askotan horrela izaten da beraz zaila da eskatzen den guzti horri erantzuna ematea eta

positivo trae acciones y reacciones positivas eta berriro ere eskerrik asko guztioi eskerrik asko juez andrea mistoak ez du hitzik hartu behar beraz

bozketara pasatuko gara lehenik bozkatuko dugu

eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitzak sinatu duten erdibideko zuzenketa

puntuka bozkatzeko asmoa dagoela beraz alde batetik lehen puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu lehen puntua jarraian bigarren puntua bozkatu dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto alde beraz aho batez onartu da bigarren puntua jarraian

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamalau boto alde cuarenta y uno contra beraz

jarraian elkarrekin podemos ezker anitzaren osoko zuzenketa bozkatuko dugu puntuka bozkatu nahi da beraz lehenengo puntua eta bigarrena bozkatuko ditugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamairu boto alde cuarenta y dos contra

ez dira onartu lehenengo eta bigarren puntuak hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu hirugarren puntua segidan eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita bat boto alde

beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

eskola jazarpenaren eta ziberjazarpenaren aurrean haurrak babesteko neurriak hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitzako taldearen

eskerrik asko berriro mahaiburu andrea eta egun on legebiltzarkideok eta gonbidatuak

la mayoría de los partidos que estamos en esta cámara ganbera honetan denok kezkabide genuen gai batez hitz egiten hasi gara eta orain zorionean

izquierda unidak dakarren proposamen honekin oinarri batzuk

por el hecho de serlo nesken ehunekok kontrolatu eduki du inoiz mugikorra eta beraien ehuneko hirurogeik

begien bistakoa denez ikerketa hauek erakusten dute ziberjazarpena emakumeok generoagatik

lotuta dagoela datu negatibo hauek guztiak

azken aspaldion bizi dugun pandemiaren barruan

y promotora de esos derechos izan ere elkarlana eremu digitalean ere beharrezkoa da baita legebiltzar honen eremu oraindik nahiko analogikoan ere beraz eskerrik asko

alderdiei akordioa sostengatzeagatik ahaztu gabe aldeko bozka jakinarazi diguzuen eh bildu

por encima de los intereses partidistas gure ustez denok bat etorri gara adin txikikoen interesek alderdien interesen gainetik ipintzeko

eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

andrea sailburua legebiltzarkideok egun on denoi

eskola jazarpena eta ziberjazarpenaren edo ziberjasarpen egoeratan haurrak babesteko

eztabaidatzen baino esango nuke adosten ari gara gaurkoan

eta haur eta gazteen artean ematen den jazarpen egoeren inguruan hausnarketaren bat egin behar denean edo egiten dudanean beti berriro ere

bere indarkeriaren triangeluaren teoria eta teoria honek dioenez indarkeria zuzena hau da fisikoa edo

ikusgai dagoen horretaz aparte egiturazko indarkeria eta indarkeria kulturala ere daudela indar eta egitura

bertan daude eta horiek dira zuzeneko indarkeriaren sustraiak eta gizarte baten forma soziopolitiko eta kultural jakin batzuk ulertzen dituzte indarkeriazko egiturak errepresioa esplotazioa

distantzia desegokia eta indarkeriaren kultura hala nola

legitimatzea arrazakeria edo sexismoa eta esan dezakegu zer ikusi

edo portaera guzti hauek haurrekin eta nerabeekin

zuzena daukate haurrek eta gazteek baita ere egoera edo portaera hauek barneratzean ez direlako salbuespen bat

giza naturaren alegoria modura ez

hauek eskola eremuan ematen dituzte astean zehar beraien bizitzako ordu gehienak ikaskideen artean ematen den indarkeriak asko

eta eskola inguruneari atxikitzeko behar duten beharrezko segurtasuna jazarpenaz hitz egiten ari gara eta azken urteetan

medio ciberbullying deitzen diogun fenomenoaren bitartez

gazteengan eta nola ez fenomeno horren baitan dago baita ere genero desparekotasuna eta haren zantzurik larriena indarkeria

gogorarazi egin nau ni hemen legebiltzarkide bezala sartu aurretik abokatu bezala jarduten nuen

txandan adin txikikoen txandan nengoela momentuan orduan jada beti muina arazoaren muina

publicó duela hamar urte izan zen hau eta duela hamar urte baita ere euskadi izan zen

lehena estatu mailan eta ordutik hona hainbat plan eta estrategia diseinatu garatu eta bultzatu dira hezkuntza sailaren bitartez

plana nabarmenduko nuke partehartze zabal batekin hezkuntza sailak besteak beste hezkuntza eragileen herritarren emakunderen berritzeguneetako profesionalen eta abarren ekarpen eta iritzi guztiak jaso eta aztertu ondoren bi mila hemeretziko martxoan aurkeztu zen

ezta ere esparru honetan planaren osagarri diren bestelako programak gazteengan gero eta arrakasta eta onarpen handiagoa duten beldur barik programa nahiko programa edota hezkuntza sailak segurtasun sailarekin sinatua duen hitzarmena

prestakuntza emateko berritzeguneetako ikt aholkulariak

ekimenaren arduradunek jasotako prestakuntza

duela bi kurtso jarri zen martxan bat deitzen zaion bullyingaren aurkako taldearen

gehiago sartuko denok ezagutzen baitugu programa zertan datzan baina guzti hau

eta neurriak jartzeko aukera ematen digu hezkuntza sistemak eskola jazarpena eskolako ikasgeletatik desagertarazteko ardura hartu du bere gain eta ekintzak

helburu bakarrarekin ikastetxeak indarkeriarik gabeko guneak izan daitezela argi dago eta txosten

digutenez aurrerapauso handiak eman diren arren oraindik joerak esaten digu nola jazarpen larrienak oihartzun mediatikoaren eskutik datozela esan bezala akordio batera heldu gara gaurkoan eta gainera on baten aurrean gaudela uste dut jatorrizko legez bestekoak hainbat gairi eustea planteatzen zuen eta uste dugu akordio honen bitartez guzti

en estas situaciones hainbat ekintza dira ia ikastetxe guztietan egikaritzen ari direnak berritzeguneetako lana

egindako formakuntza moduluak

ikastetxeek garaturiko programak baina hobetzen jarraitu behar dugu etengabeko hobekuntza batean sartuta gaude eta aurrerantza egin behar da eta horretara gaurko erdibidekoa eta ja bukatzeko eskerrak eman nahi dizkiot elkarrekin podemosen

aurkezturiko borondateagatik gogoratzen dut legealdi hasieran gonzález andreak oso gatz ikusten zuela akordioetara heltzea posibilitate hori eta

heltzen ari dira poztekoa eta

eskerrik asko arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den gil jaunak dauka hitza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

eskola jazarpena haurren kontrako erasoak matxismoa hezkuntza sisteman jarrera lgtbfobikoak ikastetxetan bazterketa

edo beste modu orokorrago batean esanda haur nerabe eta gazteen artean ematen den giza eskubideen urraketa eskola eremuan

datuak ileak puntan jartzeko modukoak dira ikasleen ehuneko hogeiak indarkeria motaren bat pairatu du bere bizitzan zehar eta hau

araberakoa da soilik bost ikasletik batek indarkeria pairatu du eskolaldian zehar bat bi hiru lau eta hurrengoak bosgarrenak indarkeria motaren bat pairatu du eta ileak puntan jartzeko datuak dira eta askotan aurpegia adin gabeetan jartzen dugu baina ariketa bat proposatzen dizuet gaurkoan mahaikideen artean gustavo eba bakartxo

bost hauetatik batek indarkeria pairatu du edo bozeramaileen artean

miren carlos eneko eta joseba bost bozeramaile bost hauetatik batek indarkeria pairatu du

edo gure artean ere isa josé manuel josean leixuri eta ni neu

bost bozeramaile gutariko batek jazarpena pairatu dugu eskolaldian zehar eta hau da errealitatea gure artean dagoen errealitatea errusiar erruleta balitz bezala nori tokatuko eta nori kolpatuko eta gogorra da ez bakarrik ezkutuko errealitate bat delako

askotan isilarazitako errealitate bat ere badelako eta aipatu dudan bezala legebiltzarrean gauden hirurogeita hamabost ordezkarietatik hamabost hemendik hamabostek pairatu dugu eskolaldian zehar eskola jazarpena eta covidak covid hemeretziak datu hau handitu besterik ez du egin eta

aurretik aipatu den bezala ehuneko hirurogeita hamar handitu da eta

aurpegi asko ditu eta askotan azalean gelditzeko arriskuan ere

indarkeria badelako kolpe bat ematea bai baina bada ere futbolean jolastu nahi ez duen haur bati baloikada bat ematea eta baita futbolean jolasten ez duelako berataz barre egitea jazarpena bada ere bada ere neska bati koletatik tiratzea baina baita ere ile laburra eraman nahi duelako

bere aurrean aritzea indarkeria bada ere jangelan klase kide bat inorekin bazkaldu nahi ez eta baztertzea eta indarkeria bada ere

eta beste guztiekin batera joateko norbait ez gonbidatzea eta jazarpena bada ere ikasle bat baztertzea duen gorputza ez delako telebistan ikusten dugun horietakoa bezalakoa

betaurrekoak dituelako bakarrik indarkeria bada ere nesken gorputzarekin nahi dena egin daitekeela pentsatzea edota bat batean inongo

eta gona altxatzea eta ipurdia ikutzea eta sexu erasoak egitea

eta jazarpena bada ere lesbiana bati bollera deitzea

eta bada ere jazarpena jazarpena bada ere gazte baten generoa ez onartzea eta libreki garatu dezan ez uztea jazarpena

argazki edo bideo bat elkarbanatzen aritzea baimenik ez dugunean eta sintomak askotarikoak dira negarrak badira bazterketa bat da baina bada ere beraien notetan beherakada nabarmena pairatzea bada ere ikasketa bidai batera joan nahi ez duela esatea bada ere asteburuetan bere klase kideekin irten nahi ez duela esatea etxean eta honen aurrean hezkuntza sisteman gure hezkuntza sisteman gure ustez

baina guzti horien lan koordinatua behar beharrezkoa da baditugulako eta hezkuntza sailaren webgunean sartzea besterik ez dago baditugulako

betebeharren dekretua badaukagulako dekretu hori aplikatzeko gida badaukagulako elkarbizitza plana egiteko gida

bi mila hamaikako ziberbullyingari aurre egiteko protokoloa bi mila hamabosteko

tratu txar sexu jazarpen eta sexu abusuen aurreko jardun protokoloa

jarraibideak badaukagulako beldu barik programa eta badaukagulako besteak beste egokiak dira bai profesional askok hartu dute parte bertan bai eta oso ona gainera

ez dugu uste plan guzti hauek bitarteko nahikoekin lagunduta daudenik ez dugu gainera uste teknologia berrien gainean beharko genukeen bestelako informazio eta daturik

dugunik eta gainera ez dugu uste komunitate guztia konkretuki profesionalak eta familiak honetan jantziak daudenik tamainako gaia da gaur elkarrekin podemos iuk ekarri diguna nik ere eskerrak eman dizkiot isari gaia gaurkoan hona ekartzeagatik

kasu batzuetan kasu batzuetan gazteentzat hil ala bizikoa da gaur isak ekarri digun gaia eta horregatik iruditzen zaigu ezin dugula osoko bilkura

gaia landu karpetazoa eman eta beste baterako utzi honek gure ustez tamainako lanketa behar du eta horregatik inplikatutako sektore guztiekin eta guztien iritzia jakinda jarraitu beharko genuke gaur bestela

horregatik guk gaurkoan ez dugu zuzenketarik egin positiboak iruditzen zitzaizkigulako jatorrizko proposamenean egindako ekarpenak eta positiboa iruditzen zaigulako ere

elkarrekin podemos iurekin batera lortu duzuen erdibidekoa beraz alde horretatik euskal herria bilduk ere

erdibideko proposamen horri baina horretaz gain zuzenketa baten pentsatu edo bestean gaiari modu integralean heldu behar diogula iruditzen zaigu eta horregatik nik gaurkoan ere eta aurretik nire kideak aipatu duen bezala nik hashtag berri bat proposatuko nuke eta hashtag hori da

kontrako herri akordioa erdiestea izan beharko litzatekeela gaurko osoko bilkura hau bukatu eta gure hurrengo

herri akordioa eta hau esanda aurreratu nahi dizuet euskal herria bildutik larrua utziko dugula larrua eta bihotza eta horregatik hainbat ekimeni bide emango diegula osoko bilkura hau bukatzerakoan batetik informazioa eta datuak

agentziaren agerraldia eskatzea bestetik ikusmira haur eta nerabeen behatokiarena ere eta noski

gaiaren inguruko diagnostiko sakona egin dezagun horretaz gain ikastetxetan telefono mugikorrek duten eragina ezagutzeko

aurkeztu du hezkuntza batzordean eztabaidatzeko aukera izango duguna

informazio eta datu guzti hauek izanda nire taldearen izenean haur nerabe eta gazteak hezkuntza sisteman babesteko neurriak hartzeari buruzko

hezkuntza batzordean gaiari tamainaz eta modu integralean heldu behar diogulako eta iruditzen zaigulako denon artean bullyingaren kontrako

mila bederatziehun eta berrogeita hemeretziko azaroaren hogeian nazio batuen erakundearen batzar nagusiak haurren eskubideen aldarrikapena egin zuen

honetan bai izan gaitezen arduratsu egin dezagun esfortzua haur bakar bat berari ere ez diezaiogun gaztaroa lapurtu diezaioten utzi
eskerrik asko eskerrik asko arrese jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

mistoak hitza hartu behar du mistoak ez mistoa

bai bertatik bai legebiltzarburu andrea labur labur

efectivamente nik uste dut edo nire parte hartzean behintzat

hobetzea beharrezkoa dela eguneratzea beharrezkoa dela eta lehen komentatutako hamar urte hauetan hori egiten saiatu izan da behintzat saila eta

egotea edo ez bueno apreziazio kontua ere bai izan daiteke baina nik esango nizuke zuri eta baita ere gonzález andreari ze nik uste dut departamentu honek eta jaurlaritza honek entzuteko ahalmen hori guztiz aktibatuta duela baina baita ere eskatuko nizueke bitartekoak eta abar falta somatzen badira ba unean unean

horiek eskatzeko edo adosteko momentuak baita ere

horiek adostu eta hona ekarri ahal izateko eta asko gustatu zait arrese jaunaren hashtaga eta ez bakarrik puntu honetan zehar nik uste dut

nik mahai gaineratuko dudala eta orain arteko uste dut nire partehartze guztietan adierazi dudala gure hezkuntza

behar du egonkortasun hori bermatua egon behar da eta horretarako akordio zabal bat beharrezkoa da besterik ez eskerrik asko berriro ere denoi
eskerrik asko arrizabalaga andrea euskal talde popular ciudadanos gil jauna zurea da hitza

gil jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria arrese jauna bertatik zurea da hitza bai ezerlekutik

eta horregatik horregatik eta guk egiteko beste modu bat daukagulako ezberdina ez da ez hobea ez txarragoa beste bat da horregatik guk lehenengo

iruditzen zaigu bitarteko bestelako bitarteko batzuk beharko ditugula eta horregatik ostean iragarri dut eztabaida monografiko bat planteatuko dugula gai honen lanketa egiteko iruditzen zaigulako

ez dela nahikoa ere gaur lortu den erdibidekoa dituen sei puntu

txarra denik erdibidekoa baina bai iruditzen zaigu modu integralean heldu behar diogula gai honi berriz ere bukatzeko aipatu gure

bullyingaren kontrako herri akordioa inportantea dela ez bakarrik itxuraz eta

bilakatzeko baizik eta tamainako erantzuna behar duelako eta gaur hemen talde ezberdinek agertu duzuen borondatea espero dezagun ere aurrerantzean gai hau lantzen dugunean

eskerrik asko arrese jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu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

bozka hirurogeita bi boto alde beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa

gizarte ekonomiaren plan estrategikoan aurrera egitearekin lotutako jarduerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda barrio jauna

desde luego esperanzador muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria kortajarena andrea

bai legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok egun on ba esan behar dizuet niretzat plazerra dela atril honetara ekonomia sozialaz hitz egitera

barrio jaunarekin konpartitzen dudala nahiz eta legebiltzar honetan

eta eztabaidatzen ekonomia sozialaz eta horregatik gaur parada edukitzea eskertzekoa da gaia denean ekonomia sozialaren gaia ateratzen denean orokorra izaten da ekonomia sozialari egiten zaion aitortza ekonomia sozialaren ibilbidea goraipatzen da ekonomia sozialari dagokionean gure herriak erakutsi duen aitzindaritasuna eta indarra ekonomia sozialeko enpresek euskal gizarteari egindako

kalitatezko enpleguaren sorreran izan duten eta duten paper garrantzitsua goraipatzen dira jarraitu beharreko eredua dela

izan zen mendia sailburuak gobernu programan ekonomia soziala euskal ekonomia suspertzeko estrategiaren elementu funtsezko bezala jasotzen dela aipatu zuen

artean agertzen dela ekonomia sozialaren aldeko hautua eta gobernu honek herritarrekin hartutako ehun eta berrogeita hamar konpromisoetatik seigarrena zela

gero ordea ekonomia sozialak ez du gobernu honek sustatzen dituen politika publikoen adierazpen horien tamainako lekurik eta ez dago gobernu honen ildo politiko nagusienetan horren adierazle seguru asko ba gobernuaren antolaketan bertan

sozialak duen lekua bada badugu ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sail bat non ez dagoen ekonomia soziala

planteamendu eta printzipioak nahiz eta bete betean sartzen diren sail horren jardunarekin eta non dago ekonomia soziala

lan arlo bat bezala eta esan behar da nahiko bazterrean ez du beraz aitortzen zaion lehentasun mailako lekurik

bada esan eta egiten denaren arteko aldearen beste adierazle bat

aitortza ikusita ba gero lanbideko administrazio kontseiluan ekonomia sozialeko eragileak ordezkatuak ez egotea eta bai beste ekonomia

aukera izango dugu legebiltzar honetan ere agian horrexegatik agian guzti honengatik gaur gobernu honek aspalditik pendiente zuen

tartetxo honetan ekonomia sozialaz hitz egiteko aukera izateaz eta batez ere gaiaren inguruko eztabaida sakonago baterako parada eskainiko digun

izanaz oraingo honetan jaurlaritzak bere hitza betetzen badu behintzat ze ez dezagun ahaztu hau aurretik bi mila hemeretzian lortutako akordio baten berrespena baino ez dela

eta horren bueltan eztabaida monografiko bat burutzeko akordio hori eta gaur hori nolabait berretsi egingo da bere txikian bere txikian ondoren jaurlaritzak bere etxeko lanak egiten baditu behintzat bestelako akordioak josteko aukera eskaini dezakeen zerbait da eta

guk carmelo barrioren ekimenari ñabardura bat egin diogu gure zuzenketaren bidez guretzat garrantzitsua dena eta da

eragileekin egitearena funtsezkoa da guretzat ekonomia sozialaren arloan diharduten eragile anitz horiekin egindako lanaren fruitua izatea

hori lortu zenean hori aipatu zen eta guk zuzenketan hori txertatu nahi izan dugu eta zentzu honetan eskaera argi bat ere egin nahi diogu lan eta enplegu sailari eta da sailak ekonomia sozialeko eragileekin elkarlan hori antolatzen duenean begirada zabaltzeko

bakarrik denoi burura etortzen zaizkigun kooperatiba handi horietaz zabala eta anitza oso anitza da ekonomia sozialaren arloan diharduten eragileen zerrenda

hau burutzen denean denek bere lekua izatea handi horiek nola ez asko dugu horietatik ikasteko baina baita ekonomia sozial eta eraldatzaileko eragileetatik ere ekonomia alternatibo eta solidarioaren sarea osatzen duten horiek ere bere lekua izatea espero dugu eta orohar

modu eraldatzailean jarduten duten enpresa elkarte erakunde eta kooperatiba guzti horiek plan estrategikoari egin diezaioketen ekarpena bereziki garrantzitsua izango denik ba gure ustetan horiek ere egon beharko lukete

eta era berean espero dut gaur lortutako akordio zabal hori legebiltzar honetara ekonomia sozialaren bueltan etorriko diren beste gai batzuetan ere errepikatu ahal izatea ze oso momentu delikatu batean gaude eta esaten zuen

euskal gizartean bada urgentzia horrekin ezin hobeto lerrokatzen den beste eredu batetarako

oso errotua dagoena eta tradizio handikoa dena gainera eta kontua da nolabait gizartean identifikatutako bokazioa asetzeko eta ekonomia sozialak eskaini ditzakeen aukerak baliatzeko beharrezkoa dela

soziala ardatz izango duen marko sendo eta berri bat eskaini ahal izatea eta uste dugu zentzu horretan plan estrategiko horrek hori

aktibitate sozioekonomiko berrien sustapena kooperatibagintzan

komunitatearen beharretatik abiatu eta komunitatean saretzen den eredua sustatuko duen bat eta horretan bidea egiten lagunduko diguten proposamenak eraikitzea dagokigu inoiz baino gehiago plan estrategiko horren markoan finean bestelako ekonomia baten alde egitea izango litzateke helburua eta horretan ba beharrezko ditugun aliatuak ere bilatzea eta

eskatzen die erakundeei oro har eta baita ere jaurlaritza honi sakoneko hausnarketa bat egitea

klabeak dira ekonomia pertsonen interesen kontra bilakatu ez dadin eta horrek aldaketak eskatzen ditu ezinbestean besteak beste diru publikoaren erabileraren superbisioan

edo botere kontzentrazioaren lekualdatzean eta hor oraindik bide asko dagoela egiteko esango genuke hausnarketa sakon horretatik abiatuta plan estrategiko horrek bidea bide berri horri norabidea eman eta urrats konkretuak definitzen lagundu beharko liguke eta uste dugu horretan ere

izango ditugula aliatu nagusi egia da pauso batzuk eman direla baina esango nuke oraindik ere asko dagoela egiteko instituzioetatik eta

hausnarketarako parada eskaintzen duena edo kataluniak ere urteetako tradizioa edo ibilbidea badu bere ateneum kooperatiboen bitartez zerbitzu publikoak diren horien bitartez

nolabaiteko inspirazioa ere gertatu dadin así pues

defendatu eta sustatu nahi izan duzunarekin erabat inkoherentea dela baina hemen garrantzitsuena ekimena aurrera ateratzea da ekimen honetatik bizitza duin eta iraunkorren zerbitzura egongo den ehun ekonomikoa sortzeko aukerak zabaltzea eta horregatik guk ere babestu egingo dugu

zuen erdibideko proposamena gure zuzenketaren ia berdina dena eskerrik asko kortajarena andrea

legebiltzarkideok egun on denoi gaur garrantzi handiko

eztabaidatuko dugu gai hori mozio honen

ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

barrio jauna bertatik zurea da hitza sí gracias

ba beste behin ere ekonomia sozialaren garrantzia agerian geratu da legebiltzar honetan

bueno ekonomia soziala gure ekonomiaren pilare bat

aitortu da hemen gainera errekuperazio ekonomikorako funtsezko elementu dela esan da baita ere eta

gobernua sostengatzen duzuen taldeok ere eta

honen bueltan dagoen adostasun zabal hori eta etorriko den plan estrategikoaren esperoan geratuta bestelako eztabaida batzuk eman ditzagun eta

esperota horiek oparoak izan daitezela lehen urrats moduan lehen urrats moduan uste dut oso ondo egongo litzatekeela lortu ahal izatea tapia sailburuaren saila garapen ekonomiko jasangarritasun eta ingurumen ekonomia sozialeko printzipioetatik eta planteamenduetatik gobernatzen hasi ahal izatea uste dut horrek bizitza duin eta iraunkorrak sustatu behar dituen
ekonomiko berri hori sustatzeko bidean aukera asko zabaltzeko aukera eskainiko lukeela eskerrik asko kortajarena andrea
sozialistak rico jauna bertatik zurea da hitza

bertatik bai eskerrik asko mahaiburu andrea eserlekutik

amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldeak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto alde beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa

sexu segregazioa eragiten duten ikastetxeak diru publikoz ez laguntzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den arrese jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defenda

gaur egun mundu mailan orokorrean hezkuntza sistema ezberdinek pertsonak heztea dute helburu gobernuan nor dagoenaren arabera lege edo arau batzuk egiten dira eta unean une sistemak kakotxen tartean

hezteko baliatzen du hezkuntza historiari erreparatzen badiogu jakina da gure historia hurbilean behintzat hezkuntza

sortua zegoela ondoren jendarteak eboluzio sozialarekin batera gizonezkoentzako bakarrik ziren hezkuntza sistemak

emakumeei sarbidea eman zien beraz emakumeak hezkuntza sisteman sartu ziren baina zoritxarrez ez gizonen pare eta denborak aurrera egin ahala eta berriz ere borrokaren ondorioz sexuaren arabera segregatzen zuten eskolak eskola misto izatera pasatu ziren

lorpen historikoa izan zen hura gure herrian ere bai urteetan egindako aldarrikapenek argia ikusi zuten eta gizonezkoentzako egindako hezkuntza sistemak

orain dela gutxi gertatutako gauza bat izan da baina hori ez zen nahikoa izan emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna lortzeko eta horregatik hezkidetza bezalako terminoak eta praktikak gure hezkuntza sistema bustitzen hasi ziren beraz gizonezkoentzako eraikia zen

emakumeak onartzen zituen horretara pasatu ginen eta gaur egun toki askotan praktika hezkidetzaileak eramaten ari dira aurrera esan dezakegu hezkuntza sistema

eta jendartean ematen diren eraldaketak erakusleiho bilakatzen direla hezkuntza sisteman baina hemen euskal herriko ustezko oasi idiliko honetan bat batean anomalia batekin egiten dugu topo gure sistemak duen beste anomalia batekin egiten dugu topo badirelako

sei ikastetxe pribatu araba bizkaia eta gipuzkoan eta beste lau nafarroan non modu estankoan neskak alde batetik eta mutilak ikasten duten euskal hezkuntza sisteman sexuaren arabera segregatzen duten ikastetxeak ditugu sei eta lau eta ez dira nolanahikoak

eskibel eta erain dira ikastetxe horiek pribatuak

administrazio publikoak ematen dien diruarekin garatzen dute administrazio publikotik bere jarduna finantziatzeko ehuneko berrogeita hamara baliatzen dute

hamairu milioi euro inguru mutilak bakarrik eta neskak bakarrik hezten dituzten sei ikastetxeetan gure erkidegoan are gehiago

eta ikastetxe katolikoak dira pribatuak eta elitistak beraz sexuaren arabera segregatzeaz gain euskara ere bazterrean uzten dute katolikoak dira eta erabat elitistak eta zein da ikastetxe hauek diru publikoz finantzatzeko argudioa zeintzuk dira sexuaren arabera ikasleak banatzeko argudio pedagogikoak zein da motibazio metodologikoa neskak ikastetxe batean eta mutilak beste ikastetxe batean egoteko badago aintzat hartu genezakeen ikerketa finkorik hau hobea denik esaten duenik

urteko euskal herriaren isla da sexuaren arabera bereizten duten ikastetxeen errealitate hau hau da nahi dugun errealitatea askotan entzun behar izan dugu legeak behartzen duela hezkuntza saila

hemen aurrerantzean ere errepikatuko den argudio nagusietako bat hori izango da baina ez da horrela hezkuntza sailak jaurlaritzak eskumena du eskumen osoa du

ikastetxe pribatu hauek finantzatzeko edo ez eta are gehiago hezkuntza sailak autu bat egin behar du hezkuntza politika egin behar du lehentasunak

diruz finantzatzeko edo ez zergatik lagundu behar ditu gobernu honek bere erlijio orduak opuseko pertsonek ematen dituzten ikastetxeak opuseko irakasleak dituzten ikastetxeak opus zergatik lagundu behar ditu instituzio publikoak diruz zergatik lagundu behar ditu enpresa pribatu gisa funtzionatzen duten kolegioak zergatik lagundu behar ditu

sexuaren arabera diskriminatzen duten ikastetxeak zergatik lagundu behar ditugu ustez eraiki nahi dugun jendartearen printzipioen aurka egiten duten ikastetxeak zergatik lagundu behar ditugu diruz estereotipo sexistak eta matxistak errotzen dituzten ikastetxeak zergatik

hedatzen duten ohiturekin bat egiten duten ikastetxeak zer gertatzen da adibidez ez neska ez mutil

ez den gazte batekin egungo binarismotik at

gazte batek non du lekua ikastetxe hauetan zer gertatzen da

sartzen ez den nerabe batekin zer gertatzen da

haur batekin edo neskekin bakarrik jolastu nahi ez duen haur batekin zer gertatzen da ere bere sexualitatea modu heteronormatiboan

neska batekin edo mutil batekin non aurkitu ditzakete ikastetxe hauetan babes guneak normatik ateratzen diren gaztetxo guzti horiek benetan ikastetxe hauek behar duten babeslekuak babes guneak eskaintzen dizkiete bertan dauden ikasle guztiei konpatible al da hezkidetza bultzatzea hezkidetza plana batgarren hezkidetza plana bigarren berdintasun programak

eta tamainakoak konpatibleak dira aldi berean diruz laguntzen ditugunean sexuaren arabera segregatzen duten sei ikastetxe

laguntza publikoak berdintasuna parekidetasuna edo eta hezkidetza bezalako programak lantzeko ematen zaizkiela ikastetxe hauei

sei ikastetxe hauei ematen zaizkien dirulaguntzak banan banan aztertzen baditugu bat bera ere ez dago berdintasun politiketara dedikatuta ni un solo euro

aukera dugu hezkuntza sistema hobetzen jarraitzeko eta gure jendarteak eskatzen digunaz

aurrera egiteko eta esango nuke aurrerakoiak egiteko ere datorren astelehenean martxoaren zortzian feminismoaren aldarrikapenez beteko zaizkigu euskal herriko

eta hezkuntzan martxoaren zortziak aldarrikatzen duen hori hau da hau ere bada hezkuntza feminista eta ez opuseko sei ikastetxe

baina badirudi badirudi batzuk ez duzuela nahi ze inongo lege markorik egun inongo lege markorik ez da existitzen

duenik hezkuntza sail hau inongo markorik ez dago hezkuntza saila honetara behartzen duenik eta aukera dugu positiboan diot aukera dugu inposatuko digun lege organiko berria baino aurretik joateko baina ez itxaron beharko dugu oraingoan ere itxaron beharko dugu

neurri hau bera inposatzera hemen gaudenon gehiengoak onartu dugu modu batean edo bestean

are gehiago hezkuntza sail hau sostengatzen duzuen bi alderdiek

nos vaya a imponer eta hau dio gainera onartu berri den

baina honetaz gain araba bizkaia eta gipuzkoako emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasun legeak ere esaten du esaten du

pena bat dela berriz ere beste urte batez ere enegarrenez ere aukera galdu dugula sexu segregazioa eragiten duten ikastetxeak diruz lagunduko ditugulako diruz laguntzen jarraituko dugulako eta

hor dagoelako ere gakoa dena den aipatu nahi dut etorri daitezkeen eztabaidei aurreratuz gaurkoan gakoa ez dela ikastetxe batzuek

ikastetxeen alde egingo duzue zoritxarrez ere pp eta voxekin batera hamairu milioi euro oparitzen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

muchas gracias eskerrik asko gil jauna mistoa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

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakaria sailburuok

berriro ere denoi aurreko puntuan adostasun zabal bat lortu dugu baina tamalez oraingokoan ez da posible izango eta nik esango nuke

orekatu batean barneraturiko bizikidetza auzipean jartzen dela ideologia politiko batzuen eskutik eta uste dut argi geratu dela nire aurretik hitz egin duzun ordezkariak entzun eta gero oso kutsu

adierazpenak egin dira gaur hemen eta nik nahiago nuke eredu pedagogiko ezberdinez hitz egitea horien egokitasunez eztabaidatzea oso interesgarria

oso aberasgarria izan daiteke baita ere betiere zintzotasunez abiaturiko prozesua bada hezkuntza komunitatearen ahots guztiak entzunaz baita ere eragina duten edo indarrean dagoen legediari eutsiz zeren eta soilik nahi izateak ez baitu gaia edo kuestioa

bihurtzen nik ez dut gaur hemen heziketa bereiztuaren aldeko defentsa sutsurik egingo ezta kontrako argudiorik mahaigaineratuko alde bateko zein besteko hainbat argudio daude bestelako

egin dezakegu baina gaur egunean euskal hezkuntza sistemapean dauden guztiak legezkoak dira eta sailari dagokio esan bezala hauen jarduna bermatzea eztabaida testuinguru konkretu batera eraman nahi dut zeren bueno jatorrizko ekimenak zera adierazten zuen alde batetik

eredua baztertzailea dela eta beste alde batetik eskatzen zuen jaurlaritzari

ikasleak sexuaren arabera bereizten dituen hezkuntza eredua duen inongo ikastetxerik eta adierazpenak adierazpen

gaurkoan daukagun eztabaida araudian jasotako kontuen ingurukoa da juridikoa eta nik behintzat hori lotuko natzaio eztabaida hau egiten den eskaria eta bere

arlo juridikoan kokatu beharra dagoelako eta guk honi erreparatuz bai talde honek eta baita ere jaurlaritza honek erantzukizunez erantzungo dio duela

legebiltzar honetan eztabaida berbera izan genuen gaur egunean elementu berri bat daukagu kongresuan onartu berri den lege berria baina urtarrilaren hemeretzian indarrean sartu zen hezkuntza lege berri horrek

guk hemen daukagun berrehun eta laurogeita hamairu barra mila bederatziehun eta laurogeita zazpi dekretuaren ezer aldatzen dekretu horrek lege berriarekin ez dauka honen eraginez inolako aldaketarik behar

ikastetxe berezi horiek finantzatzeari utzi behar zaiola berehala eta pastor jaunak esan du

atzera eragina berariaz ezartzen ez bada kongresuak onartutako azken testuak ez du hori aurreikusten gainera etorkizunera hedatzen dira

harreman juridikoak kontratuak hezkuntza itunak eta abar hala ere sinatutako itunari eusteak ez du ikastetxea salbuesten une bakoitzean aplikatu beharreko legeria betetzetik hori ez betetzeak itun hori baliogabetzea ekar daiteke eta horren gainean zaila daukagu eta hor egongo da beti hezkuntza saila hori bete

ez da onartu bidea zabaldu da bai pastor jaunak esan duen moduan baina ez da espreski horrela onartu hala ere

lege berri honek bi zentzutan lehenengo eta behin egungo idazketan hezkidetza printzipioak hezkuntza etapa guztietan garatzen duten ikastetxeei lehentasunezko arreta

aplikatzean eta hori betebehar bihurtzen da osorik edo zati batean funts publikoekin finantzatutako ikastetxe guztientzat eta honetara dator

batera gure taldeak aurkezturiko zuzenketa beraz hezkuntza bereiztua baztertzailea da giza eskubideen urraketa baten aurrean gaude hori zen jatorrizko ekimenaren lehenengoko

horrelako ondoriorik ateratzea justizia auzitegiek egiten duten interpretazioaren inguruan hezkidetzaren printzipioa hainbat arautan aipatzen bada ere arau horiek ez dute hura definitzen duen legezko definiziorik ezartzen eta beraz

alderdi pedagogikotzat edo bestelakotzat interpretatu daiteke guzti honekin norberaren pentsaera edozein izanik ere legea eskutan hartuta ezin da esan bazterkeria sustatzen

daukat beraz ez dakit hemen utzi ala bai bigarren txandan jarraituko dut oraindik gauza asko ditut esateko eta moztu egingo dit presidente andreak barkatu benetan ba bigarren txandan jarraituko dut

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

mila esker arratsalde on bueno ba esan den moduan gure taldeak ez zuen zuzenketarik aurkeztu ba ados geundelako eta gaudelako

ekimenarekin mozioa eta proposamena argia eta erabat sinplea da ez sinplista sinplea bidezkoa eta gainera gure ustez ona

eztabaida hau demokrazia eta berdintasunaren defentsaren ikuspuntutik bakarrik erantzun bat dauka baiezkoa alde batetik

ondorioztatzen dituen balioa balio harreman eredu eta mailaketa direla eta bi sexuetako ikasleen aukera berdintasunaren printzipioa ez

euskal hezkuntza sistema osoan kriterio berdinak egon behar direla eta ez kidetza garatzen duen eskola mistoarekin eta noski baietz ados gaudela proposamenaren bigarren puntuarekin

horrekin ez dela onargarria diru publikoarekin edo diru publikoa inbertitzea sexuaren arabera bereizten dituzten ikastetxeetan legala izango zela esan nuen bi mila hamazazpian tribuna honetan baina orain

iruditzen zait berriz ere aukera galdua izan dugula madriletik berriz diot inposatuko diguten lege organiko baten aurretik joateko aukera genuelako gaurkoan urrats bat aurrera eman euskal jendarteak eskatzen digun hori bete

neurri konkretu bat hartzeko eta neurria oso sinplea zen proposatu genuena ahalik eta sinpleen idatzi genuen eta esaten genuen legebiltzar honek adierazten du bereizitako hezkuntzaren eredua baztertzailea dela baztertzailea delako eta bultzatzen dituen balio eta harreman ereduak negatiboak direla eukal jendartzearentzat

jaurlaritzak egin dezala egin beharrekoa ikastetxe hauek diruz ez

horren sinple baina pena bat izan da gainera erdibidekoak lortzeko ere inongo aukerarik ikusi ez dugula

para dejar de financiar los colegios bat egiten dut guztiz ere bildarratz sailburuak egindako adierazpenekin esaten dudan bakarra da

dagokionean eske ez doa ez doa jatorrizko proposamenarekin bat baina ez dauka zerikusirik ze jatorrizko proposamenak aipatzen du dirua ez diegula eman behar diru publikorik ez diegula eman behar sexu segregazioa ikastetxeei eta zuek dirua kendu ez eta aipatzen duzue que tenemos que seguir reforzando

hemendik ehun kilometrotara nafarroan gaur hemen eh bilduk proposatutako bi puntu igualak adostu ditu

hemen posiblea zen bi puntu horiek aurrera ateratzea eta nire galdera da zergatik pnv

zergatik nafarroan lortzea posible dena hemen ez da posible izan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

pastor jauna euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

lehenengoko partehartzean jatorrizko ekimenaren bi eskari erantzuten saiatu naiz baina denbora gainera jauzi eta ez dot eduki astirik lehenengokoari nik uste dot erantzun

ez ez dago inon non jartzen du baztertzailea denik legez

inon ere derrigortuta kontuan ez izatera baztertzailea delako eta hori horrela da horrela da eta bigarrenik jaurlaritzak ez ditzala diruz lagundu hezkuntza bereiztua duten ikastetxeak beraz ikastetxe horien itunak bertan behera

eta badaki gainera indarrean dagoen araudiaren kontrakoa delako

konpartitu ala ez orain indarrean dagoen araudiak diru publikoa jasotzeko eskubidea aitortzen die eta hau ondo baino hobeto daki bai talde proposatzaileak eta baita ere ekimena babesten duten bestelako taldeek argi eta garbi hori dioten epaileak daudelako gainera orain dela oso gitxi azkenengokoak baina errealitatea den bezalakoa aitortu beharrean ba igual askoz ere erakargarriagoa da hona etortzea eta esatea jaurlaritzak hezkidetzaren eta gizon eta emakumeen berdintasunaren printzipioen

eta zergatik dute diru publikoa jasotzeko eskubidea ba gaur egun indarrean dagoen araudian ez delako

eredu baztertzaile bat dela eta espreski ez da esaten diru publikoa jasotzeko eskubiderik ez dutela eta hori

de perfil de perfil como siempre zergatik eajk hemen ez eta nafarroan bai zergatik euskal herria bilduk hemen wert legea kanpora

de perfil zergatik euskal herria bilduk hemen aurrekontuak negoziatu ez eta nafarroan bai eta babestu gainera abstentzioarekin

egin didazue baina nik ideologia eta politikaz hitz egiten nuenean

non kokatzearen inguruan esan nahi nuen politizatu egiten duzue

bukatu nahiko nuke dekretua

zuek esaten duzuen hori ez da bideragarria ez da egingarria segurtasun juridikoaren guztiz kontrakoa da

esan den bezala bere kabuz jokatu eta diru publikoaz ez laguntzea erabaki zuten eta prozesu judizial luze baten ostean zer esan diete

ez dute legearen arabera jardun eta itunduak izateko eskubidea dute hortaz atzera egin eta berriz ere itundu hori da aurretiaz jokatzea arrese jauna hori da euskadiko hezkuntza

ziurgabezia hori da guk pertsonaren garapen integralari ekarpena egingo dion hezkuntza

diskriminazio modu oro baztertzen duena eta generoagatik kaltetu gabeko orientazio akademikoa bermatzen duen euskal hezkuntza sistema nahi dugu hori da gure apustua

betiere segurtasun juridikoa behar beharrezkoa da legeak bete egin behar dira erantzukizunez jokatu egin behar delako eta horrela jokatzen duelako gobernu honek besterik ez
eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea elkarrekin podemos

legez ez zela diskriminatzaile baina

ekimenean esaten zuen eta egin behar genuena parlamentu honetan zen

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

euskal talde popular ciudadanosen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

ez da onartu mistoa taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto alde hogeita zazpi contra bat abstentzio beraz onartuta